egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendako bosgarren puntua beste baterako utzi dela eta odol ematea dela gaur eta ahal duzuen guztiak odola emateko

gai zerrendako lehenengo puntua mozioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskadin dagoen langabeziari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda damborenea jauna zurea da hitza

emendakinik ez daukaten taldeetara pasatuz euskal sozialista taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

hau ikusi nuenean harritu egin nintzen deigarria benetan alderdi popularrak enplegu egonkorraren alde ekimena aurkeztea eta bestetik

inbertsio plan bat eskatzea jaurlaritzari inolako zehaztapenik gabe harridura horren aurrean ekimenaren jatorrizko interpelazioa irakurri eta berdin gelditu nintzen jakin gabe zein zen mozioa honekin alderdi popularrak duen helburua jaurlaritzari inbertsio plan bat egitea eskatzen diozue egonkorra sortzeko eta horrela hasiera batean

talde guztiek babestu egin beharko genuke baina alderdi popularretik etorrita gehiago

geunden zer dago ekimen honen atzean eta zure interbentzioa entzun ondoren baieztatu egin zaigu gure susmoa

handitzea da ez langileen lan baldintzak hobetzeko neurriak ezartzea modu horretan ekonomia

ez zuen asmoa zuzenean enpresa batzuek etekin ekonomikoak handitzea da ez duzue kalitatezko enplegua sortzea eskatzen eta hori eh bildurentzat gakoa da

izatea gaur egun kontratu finko bat izateak ez du esan nahi kalitatezko enplegua izatea beraz egonkorraren kontzeptu berarekin zalantza asko ditugu beste aldetik ziur gaude talde popularrak

inbertsio kontzeptuarekin zerbait ezberdina ulertzen dugula ziur zuentzat ondo dagoela

edo abiadura handiko trena horrelako makro obretan inbertitzea aldiz eh bildurentzat

gastua baizik eta eh bildutik esaten dugu ez dugula nahi halako makro obretan gehiago gastatu obra publikoetan inbertitzerakoan

enpleguaz gain giza errentagarritasuna kontuan hartu behar da ez dugu nahi zementuan

horrelako obrek kalitatezko enplegua eta enplegu iraunkorra

adibide bezala hamaika alditan hitz egin dugu obra horietan zer nolako esklabutza egoerak eman diren zer nolako lan prekarioak izan dituzten langile asko duela oso gutxi izan genuen bizalako enpresa batzordearen agerraldia

izan dituzte horiek gainera lanera joan kobratu gabe horiek dira línea de metro segurtasun lanak egiten dituzten langileak

berez kalitatezko enplegua sortzeko balio duenik guretzat inbertsioa da hezkuntzarako beharrezkoak diren opeak egitea eta zer esanik osakidetzaz inbertitu behar da dagoen industria indartuz berrituz teknologia hobetuz dagoen enplegua mantendu behar da jaurlaritzak erreferentziazko papera izan behar du

diagnostikatu eta lagundu eta horretarako eskatzen dugu protokolo bat abian jartzea garrantzitsua baldin bada enplegua sortzea are garrantzitsuagoa da

orain arte erreferentziazko enpresak izan direnak nola ixten edo deslokalizatzen diren ikusiz ehunka langile kaleratuak izaten diren bitartean horretan ere gehiago inbertitu behar da eh bildurentzat inbertitu behar da ikerkuntzan

ikusten ari gara ere nola gazte pilo ikertzaileak ere kanpora joaten ari diren lanera eta herri honek ezin du onartu hori ikerkuntzan

gure etorkizunaren kalitatea etorriko delako eta esan dudan bezala arlo guztietan osasunean hezkuntzan teknologian energia iraunkorrean

ere eskatu behar diogu noski baietz enplegua sortzeko eta mantentzeko politika aktibo eraginkorretan inbertitzea eta horrez gain politika pasiboak

egitea horrek ere aukera emango digulako gure lan harremanetarako esparru propioa garatzeko eta seguru ondoren ere enplegu iraunkorra garatzeko

benetan kalitatezko enplegua sortzea bada ekimen horren helburua hasi daitezela madrileko lagunei eskatzen lan erreforma
bertan behera uztea isiltasuna erreforma horrek langileak kaleratzeak

negoziazio kolektiboaren egoera guztiz ahaldu duelako lan baldintzak azkartzea ekarri duelako bakarrik enpresarioen onurako

baliogarria aldiz langileen prekarizazioa handitzea baino ez du ekarri horregatik guztiagatik ppk enplegu egonkorraren alde egitea

iruditzen zaigu gainera plan hori egiterakoan inbertsioa definitzean ere iritzi ezberdinak

guztiagatik ezezkoa bozkatuko dugu besterik gabe
eskerrik asko zulaika andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

es una de sus prioridades argi dago gure legebiltzar taldeak talde popularrak aurkeztutako mozioaren kontrako

botoa emango duela baina ekimena aurkeztu

aukera aprobetxatuko dugu jaurlaritzatik egindakoa berriro gogoratzeko mozioa relativo al paro

gogoratu dizkizut zeintzuk diren otsailaren amaierako azken datuak barne produktu gordinari dagokionez ezagutzen dituzu baita

igoera egingo zela azkenean ehuneko bat koma biko igoera egon da

eta bi mila hamabosterako aurrikusten da ehuneko bat koma zazpiko igoera izatea enpleguaren kasuan aurrikusten zen ezer ez igotzea azkenean ehuneko zero koma hirua igo da bi mila hamalauan eta

datuekin ikus dezakegunez gobernuaren aurrikuspenak bete dira eta inflexio puntura iritsi gara eta atzeraldetik

heldu gara eta enplegua suntsitzetik kontratazioa eta enplegua berreskuratzen

sendotu eta suspertu daitezen lehendakariak

argi utzi zuen bere lehentasuna zein zen suspertze ekonomikoa eta enplegua

era berean eusko jaurlaritzaren lehentasuna pertsonekiko konpromisoa da eta horretarako beharrezkoa da akordio politikoak eta instituzionalak lortzea

egin zuen jaurlaritzak beste erakunde batzuekin batera eta ondo dago danborenea jauna egindako ahalegina euskal erakunde guztien partetik

hasieran esan dugun bezala dagoeneko badugu martxan badago jaurlaritzan martxan jarduera ekonomikoa suspertzeko eta enplegua sortzeko bi mila hamalautik bi mila hamaseira bitarteko plana bi mila hamairuko

alderdi sozialistako bozeramaileak esan duenez horretarako akordio horren ondorioz bi mila hamaseira arte sei mila laurehun eta hirurogeita hamabost milioi euro inbertituko dira alderdiok uste dugu gure ardura zela eta dela gizarteari konpromisoak eskaintzea bete daitezkeen anbizio handiko konpromisoak aurrekontu mugak

daitezkeenak akordioa sinatu genuenetik urte bete pasata ehun ekimenetik gora jarri dira habian enplegu sorkuntzarako azpiegitura publikoetarako nazioartekotzea eta berrikuntza bultzatzeko industria babesteko zein ekonomia eta ekintzailetza suspertzeko

eurotik gora bideratuko dira gai guzti hauetarako enpresa ehuna babesteko eta enplegua

eta horren harira sailburuak interpelazioaren erantzunean legebiltzarrean gogoratu zizun eta esan zizun aurrekontuak ondo aztertzeko eta ikusteko nora bideratzen ziren diru kopuru guzti horiek hirurehun eta hamairu milioi politika aktiboetarako ehun eta hamabi prestakuntzarako berrehun eta hamairu enplegua sustatzeko seiehun eta berrogei milioi inbertsioak oinarrizko azpiegituretan egiteko

ur horniduretan ehun eta hamar milioi lehen sektorerako berrehun eta sei milioi ikerketa berrikuntza eta teknologiarako berrogeita hamar milioi merkataritzarako

gaur egun beharrizan gehiagori erantzun behar zaiola baliabide gutxiagorekin legebiltzarrean onartu ditugu aurrekontuak eta hor dago legebiltzarrean onartutako aurrekontuetan dago inbertsioetan eta beste arloetan jarraituko den bidea urte honetan

hauteskunde kanpainarako euzko alderdi jeltzaleak aukeratu duen leloa euskadi hazi arazi da eta hau leloa baino helburua da gure alderdiarentzat hazi enplegua eta ongizatea sortzeko hori da benetako helburua

erakundeetatik eta lan horretan buru belarri orain bezala jarrai dezaten babesten dugu euzko abertzaleak legebiltzar taldetik jaurlaritza
eskerrik asko eskerrik asko gorospe anderea erantzunen txandara pasatuz damborenea jauna

legebiltzarrean onartutako aurrekontuetan hogeita bi milioi itxarongo dut ipini arte hogeita bi milioi

euro daude gehiago inbertsioetarako seigarren kapituluan zazpigarrenean

agroalimentaria eta departamentu horretarako hamar koma sei milioi osakidetzako inbertsioetarako hiru koma bat milioi

gehitu egin da lehendik aurreko urtean egon zirenetik hogeita bi milioi gehitu egin dira vamos más lentos diozu eta zuk

hobeto dakizu damborenea jauna euskal egitura ekonomikoa industrian oinarritutako egitura ekonomikoa dena motelagoa dela eta ezberdinak dituela espainiagaz konparatuz kontestu horretan errealistak

eta ulertu beharra dugu baita administrazio publikoek ezin dugula enpresa ordezkatu enplegu sorkuntzan administrazio publikoek ezin dute enpresa ordezkatu enplegu sorkuntzan ez hori horrela da

baldintzak hobetu enplegua egonkortasuna eta lehiakortasuna ahalbidetuz baina ezin dugu berriro diogu enpresaren lekua ordezkatu enplegua dela eta bai gogoratu behar dizut atzo

eztabaidan alderdi popularrak euzko alderdi jeltzaleak gure alderdiak aurkeztutako

alderdi guztien babesa izan zuena atzera bota zuela el pp tumba la iniciativa de empleo juvenil del pnv atzo bertan izan zen atzo bertan

hau atzerantz bota ekimen zehatz bat enplegua gazteen artean sustatzeko amaitzeko lehen esan dizudana gogoratu behar dizut

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea hirugarren puntua beste baterako utzi da gai zerrendako bigarren puntua
mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak

usurpatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda lópez

sailburuak legebiltzarkideok egun on gaur bi urte eta gero berriz ere eztabaidatzen dugu eta bozketara eraman dot inguruko ekimena bilkura honetan

ezer ez aurreratu legebiltzar honetan adostutakoan orduan esaten genuen gure herrialdearen kudeaketarako ezinbesteko lanabesa dela

eredu ekonomikoan aldarrikatzen dugun garapen sozialean herriaren eta jendartearen etorkizuna bermatzeko gure lurraldearen erabileran besteak beste eta eztabaida honetarako

orduan bezala jarraitzen dugu gutxi batzuen etekin ekonomikoak lehenesten duen irakurketan ainguratuta pertsonen eta amankomunaren

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari

erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eh bildu taldea matute jaunak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak aldaiturriaga zurea da hitza

bertatik bai zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

muchas gracias eskerrik asko aldaiturriaga jauna zaballos jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna gai zerrendako laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena
kutxabank sa enpresan mario fernández pelaz jaunaren agintaldian gertatutako

eratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea

egun on guztioi gaur hona etorri gara kutxabanken inguruko ikerketa batzorde bat eskatzeko eta ikerketa batzorde horren funtzioak

gauza bat lotura daukala batzorde hori eskatzearen zilegitasunarekin eta

botako dut hasteko galdera bat norena da kutxabank norena da mario fernándezena gregorio villalabeitiarena andoni ortuzarrena

banku fundazioen patronatuen berrogeita bost kideena norena da askotan esaten digute kutxabank instituzio pribatua dela mario fernándezek

pribatua da esan zigun pribatua da eta beraz ez diot inori azalpenak eman behar beste batzuek sarritan esan digute ezin da pribatizatu dagoeneko pribatua dena batzuen tesia hori omena da kutxabank instituzio

baina pribatua bada nor da jabea kutxabank jabe bat baldin badauka demagun akzioak saltzen direla noren poltsikora joango lirateke

eta da kutxabank ez dela aipatutakoen inorena gure ustez kutxabank euskal gizartearena da behintzat elkarte

badakigu juridikoki banku bat dela izaera pribatua daukala baina nor da banku horren jabea banku fundazioak

zer dira aurrezki kutxen oinordeak hau da ondare publikoarekin sortutako instituzioak eta helburu sozial batzuekin sortutako

beraz gure ustez kutxabank nahiz eta izaera juridiko bat edo beste eduki kutxabank bada instituzio publikoa

eskakizun maila ere instituzio publiko bati egiten zaiona izan behar da jabegoa denona da era ez zuzena baldin bada baina

eta beraz gure ardura da gizarte honen

honen ordezkariak garen heinean ere kutxabankekin gertatzen denaz arduratzea

eta bere benetako helburu jatorrizko helburuak betetzen dituela bermatzea beraz horregatik uste dugu bai dela gure papera kutxabanken inguruan

bestela nork kontrolatzen du kontrolatzailea nork bermatzen du kutxabankek bere helburu sozialak betetzen dituela nola bermatzen da gardentasuna nork kontrolatzen

administrazio kontseilua edo patronatuak badakigu azken asteotan bolo bolo ibili den kasua izan dela cabiecesen inguruan

delitua zantzuak eta guzti badauka eta epaitegietan ikertzen ari da noski

bai balizko delituak eta balizko zigorrak hor bertan erabaki beharko da tribunaletan baina badago irakurketa politiko bat

batzuk guri dagozkigula ikertzea eta gizarteari egia aurkeztea nork eskatu zuen cabiecesen kontratazioa

kutxabank erretiratu da akusazio moduan nork definitzen ditu indarrean omen dauden lege ez idatziak eta abar luze bat baina gu ez gaude gaur hemen bakarri cabiecesen inguruan hitz egiteko edo cabieces auziaren inguruan hitz egiteko uste dugu

hau bezain larriak edo termiko ekonomikoetan askoz larriagoak eta pentsatzen dugu horien inguruan ere argipenak eskatu behar ditugula eta argipenak eskatzeko eskubidea eta are gehiago eskubidea eta beharra daukala legebiltzar honek behar morala obligazio morala eskatzeko kutxabank kudeatu dutenei argipenak egindako gestioaz

instituziora horren eta argitu behar zituen bere agintaldian egondako gorabehera guztiak

mario fernández berriki utzi du kutxabanken lehendakaritza edo presidentzia eta uste dugu

honek badaukala eskubidea jakiteko azken urteotan kutxabanken gertatu diren hainbat gauzen inguruan egi osoa ez dugu esaten cabieces

aipatuko ditugun beste kasuetan baina bai

eta gauza ilunak argitu behar dira are gehiago instituzio bat funtzio publiko eta soziala daukan instituzio batean kutxabanken kasuan alegia

eta nik uste dut datu hauek azalpen bat exigitzen dutela kutxabanken etekinak

cajasuren erosketa gustatuko litzaiguke balantze bat egitea cajasuren erosketaz

galera horiek eragina eduki dute gizarte ekintza adibidez murritzagoa izatean eta kutxabankek ematen dituen maileguen maila txikiagoa izatean jakin nahi dugu kutxabank cajasuren inguruan zer gertatu den zenbat gastatu den zein da balantze ekonomikoa

eta balantzea negatiboa izatekotan nor da horren arduraduna

condenado por fraude jakin nahi dugu puerta bilbao huts egindako pelotazo espekulatiboan parte hartzeak zelako ondorio ekonomikoak izan dituen bbkn

esaten den moduan kutxabank en inguruko kanpaina batean gaude bai baina kutxabank en aldeko kanpaina batean kutxabank en aldeko kanpaina batean kutxabank denona dena eta kutxabank en

euskal sozialistak taldearen ordezkariak prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea zurea ad hitza

casanova jauna zure interbentzioa galdera bat botata hasi duzu eta galdera horrek erantzuna jaso izan du

luzatuko dizut zuri eta da zein irizpiderekin edo zein irizpide jarraituta zein helbururekin

ikerketa batzordeak eratu daitezela zeintzuk diren bilduk jarraitzen dituen irizpideak eta helburuak

hemen hainbat datu argitzea beharrezkoa dela esan izan duzu casanova jauna eta gure ustez berandu heldu zara guzti honetara zeren eta datu guzti horiek

euretariko gehienak fiskalizatuta denak

aurkeztuta eta zuek han kutxa ezberdinen administrazio kontseiluetan beraz guzti horren berri izan beharko

izan beharko zenukeen baina bilduk eduki beharko luke guzti horren berri aipatu izan dituzu

kutxaren galera batzuk eta hori ez da horrela hori

ez da egia casanova jauna bi mila hamarean estatuko kutxa guztietatik bigarren gelditu zen kutxa etekinetan bbkren atzetik bi mila hamaikan lehenengo

kutxabank izan da lehenengo gelditu izan dena

barruan zuk esandakoa ez da zuzena ez da egia

eman den informazio horretan dena esan da baita zuk aipatu izan dituzun operaciones fallidas de murcia y levante zuk aipatzen izan dituzunak casanova

zertara dator orain auzi konkretu bat kasu konkretu bat sortu dela eta hori hartu horretatik tiratu eta kutxa zaharren

jarduera guztia kolokan jartzera eta ikerketa batzorde bat zabaldu behar dela eskatzera zein

erabili izan duzu beti erabiltzen izan duzuen moduan bai casanova jauna ez duzue aipatu egin zuen helburua beste bat izan da betiko helburua saltsa bat egitea

argitzea eskatzea argituta dagoena hori da zuek egin duzuena

pasa den astean bertan izan genuen legebiltzar honetan gure legebiltzar taldearen jarrera gai horrekiko orduan argi gelditu zen eta orduan esandako berbetara zuzentzen zaitut jakiteko zein den gure taldearen jarrera eta

ematen dugu orduan esandakoa baina ez dauka inondik inora zentzurik eta esan duzu

ez dela beharrezkoa ikerketa batzordea dagoeneko prozesu judizial bat

hori esaten dugu guk beti defendatu izan dugulako kutxa zaharren eta kutxak egindako jarduera ez dugu zalantzan jartzen eta kasu konkretu baten

kasu konkretu horretan eta garrantzitsua da pasaden astean esaten genuen moduan esatea auzi horren barri

eta momentu honetan prozedura judizial bat abian dagoela eta hori horrela izanda ez dela inondik inora beharrezkoa ikerketa batzorde bat zabaltzea

kasu bat delako eta gizabanakoen pertsona konkretuen arteko akordio bat izan zelako esparru pribatuan eman da eta erabaki pertsonal baten aurrena gaudelako baina zer da gertatzen dena casanova jauna

asmo argi eta garbi baten aurrean gaudela eta zuen helburuetariko bat dela kutxabanken izen ona zikintzea eta egonkortasunik ez ematea eta zalantzan jartzea egindako dena nahiz eta zuek

eta informazio guztia daukazuen eskura gure partetik eske

gauza guztiak argitu direnean eta hemen ikertzea

sudurren puntan para ikerketa batzorde bat zabaldu behar dugula

harritzekoa da guk esandakoa beste kasu konkretu horren harira errespetatzen dugula ekimen judiziala errespetua eskatzen dugula kutxabankentzat eta espero dugula emaitza

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

gorospe andrea ez dut onartzen esatea bilduk kutxabanken izen ona zikintzeko edo kaltetzeko kanpaina batean murgilduta dagoenik ez dut onartzen hace unos meses

euskal talde popularraren ordezkaria damborena jauna zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

zu galdera bategaz hasi zarenez erantzuna hartu duen galdera bat eta nik galdera bat egin dizut baina edo ez duzu entzun edo ez duzu erantzun gura galdera hori orduan badaezpada berriro egingo dizut galdera eta hor geldituko da

badaezpada zeren eta ez duzu aipatu ere egin jakin gura genuke

eta ze helbururekin eskatzen duen bilduk ikerketa batzordeak eratu daitezela

ez duzue gustuko izango ez duzu esan eta aipatzen izan duzu berriro perdidak kutxaren kasuan zelan defendatuko duzu zelan esan ahal duzu hori

lehenengoen artean egotea zelan izan daiteke galerak izan baditu ez bai zuk esaten duzu esan beharreko zuen diskurtsoan beti esaten dituzuen gauzak zuek idatzi dituzuen manualetik datozenak

nahiz eta zuen ahalegina zelako ahalegina desprestigiatzeko

puede no se debe tener porque sino ze negozio izango litzateke banku bat izatea onurarik izango ez balu

obra sozialerako dirua ondo baino hobeto dakizunez beraz kutxabankek onurak izan behar ditu ondo kudeatu behar du eta erabiltzaileei zerbitzu ona eta profesionala

baina zer da gertatzen dena bilduk

zuek aspaldian euskadigaz legebiltzarragaz jaurlaritzagaz

hartu duzuen rola jarraitzen duzuela hartzen beti el rol

fracasan en su empeño zorionez casanova jauna zuen asmo eta helburu bakarra hori da herri hau

ez duzue lortu eta ez duzue lortuko eskerrik asko eskerrik asko gorospe
andrea jarraian zazpigarren puntua eztabaidatu dugu eta ondoren seigarrena

euskal administrazioaren kontratu txikiei buruzko informaziorako

emendakinak ezarri dituzten taldeetara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

gaurko honetan kontratu txikiei buruzko informazioen inguruko proposamena dugu eztabaidagai gai hau badakit batzuentzat txikia izango dela garrantzi txikiko gaia izan daitekeela batzuentzat baina ez da horrela ez da horrela inolaz ere gai honekin gobernuak legebiltzar honetara

informazioa nola helduarazi nahi duenetaz ari gara hau da hemen gu guztiok gizartearen zerbitzura egin beharreko lana ala konplikatu egin duenaren gobernuaren jardunaz alegia gardentasuna eta informazio publikoa sustatzen ari diren garai hauetan ez da ulergarria inolaz ere jaurlaritzak zerbitzuen kontrataziorako

dela medio legebiltzarrera bidali beharreko informazioa mugatzea badakigu araudi horrek aurretik zegoena bertan behera uzten zuela baina nola da posible zerbitzuen kontrataziorako praktika onak zabaltzeko araudi batek

orri batean edo bestean kontsulta egitea

edo esleitzailea jakin ahal izateko gauza da legebiltzar honek kontratu txikien inguruko informazioa jasotzea gauza da legebiltzarkideon lana eraginkorragoa izateko informazioa era erraz batean izatea gaur egun

interneten bidez ere eskuragarri daude egia da eta horrek ez du kentzen inolaz ere hemen legebiltzarrean era ofizial batean dokumentu horiek jasotzea

herritar guztiok informazio publikoa eskuragarri izatea ezin da inolaz ere aitzakia izan legebiltzar honetara informazio bat ez bidaltzeko ez dezagun leiho bat ireki beste bat ixten dugun bitartean jakin badakigu argi dugu esango diguzuela edozein legebiltzarkidek galdera edo informazio eskariaren bidez kontratu publikoen inguruko informazioa

eztabaidagai ditugunean gai hauek garatzen dituen lege bat mahai gainean dugunean jaurlaritzak halakoak egitea kontrako norabidean neurriak hartzea alegia ulertezina benetan ez da inolaz ere ulertzen instituzioak

zabaltzearen garaian gaudenean instituzio eta herritarren arteko harremanak erraztu behar direnean informazioa zabaltzeko inoiz

mugatu nahi izatea legebiltzarrera informazioa bidaltzea horregatik gure zuzenketaren bidez modu zuzenean eskatzen genion jaurlaritzari kontratu txikiei buruzko informazioa legebiltzarrera

bidali dezala legebiltzarkideen informazio eskubidea administrazioaren gardentasuna eta legebiltzarrak egin behar duen kontroleko lana bermatze aldera eta horrela egiten dugu gaur ere

sinatu dugun erdibidekoan hori delako gure gaurko helburua gure helburu nagusia gardentasuna

eskerrik asko pinedo andrea euskal popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi ekimen honen planteamendua

eta hori diot pastor jaunak ekimenaren zioan esandako baieztapen edo salaketa horiek errealitatetik oso urruti daudelako

esaten duzunean kontratuei buruzko informaziorako irizgarritasuna aldatu egin dela horrela da bai baina zorionez onerako izan da porque es cierto

kontratu guztiak den denak erregistroan argitaratuko direla es decir

ez dago inongo borondaterik informaziorako sarbidea zailago egiteko are gutxiago kontratu txikien kudeaketari buruzko edo kontrola eragozteko

de la administración informazioa eskuragarri dago erabat edozein momentutan eta edonorentzako simplemente

erregistroan argitaratzeko beharra ezarri aurretik eskatzen zen heinean

guk gure zuzenketaren alde bozkatuko dugu eskerrik asko orbegozo jauna